osoko bilkurari hasiera emango diogu egun on gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena kontziliazio eta erantzunkidetasun

zehaztuko dituen lau urterako plan berezitu bat legebiltzarrera ekartzeari buruz eztabaida eta behin betiko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok denoi egun on

bide ematea gobernua sostengatzen duten taldeekin eta gobernu berarekin lortutako akordio bat betetzea

tanto y tan poco ez dira gutxi legebiltzar honetan kontziliazio neurriak eta gurasotasun parekidea bultzatzeko laguntzen sistemen inguruan izandako

gaiaren inguruan diagnostikoa egina dago eta esango nuke gainera maila handi batean konpartitua ere badela eta familiak laguntzeko planaren ebaluazioak euskal herriko familien haurren eta nerabeen egoeraren

eta aditzera ematen ditu oinarrizko elementu batzuk besteak beste

gazteen ugalketa nahiak eta itxaropenak gauzatzeko zailtasunak jarraitu egiten dutela ongizate defizit bat dagoela aipatzen du eta ohartarazten du disonantzia bat dagoela izan nahi diren

azkenean izaten direnenen artean pertsonek ezin dute beraz nahi luketen familia sortu

horiek gauzatzeko aukerak eta hau zinez garrantzitsua da gazteen emantzipaziorako eta bizitza autonomorako proiektuen eraikuntzarako zailtasunak jarraitzen dute

lan merkatuaren eta etxebizitza merkatuaren funtzionamenduaren emaitzakoak direnak hein handi batean

kontziliatzeko zailtasunak mantentzen dira zailtasun horiek eragin berezia dute gainera guraso gazteengan eta emakumeen artean

barkatu baino kriston zarata dago bai hala da ba mesedez isiltasuna jarraitu mesedez ezin da kontzentratu jarraituko dut

genero desberdintasunak eta seme alaben hazkuntzan ardura partekaturako zailtasunak jarraitzen dutela ere esaten du diagnosiak

txikia dela ere aipatzen du diagnostikoak eta lana eta familia bateragarri egiteko hobe daitekeen prestazio eredu bat dugula ere argi esaten du

relativamente amplia de las mismas familiak laguntzeko sistemaren baitan aurreikusten diren kontziliazio eta

adabakiak ezagunak dira aspalditik adabaki horietako asko

txosten berezi batean jasotzen ziren euskal familiak eta haurtzaroen babeserako hirugarren planaren ebaluazioak ere aditzera ematen zituen ezta oso argi dago orain arteko kontziliazio politika horiek eta horretara bideratutako prestazioek

izan ere besteak beste desberdintasun handiak eragiten dituzte zailtasun handiak dituzten familiak prestazio hauetatik at geratu ohi dira

o en mejor situación en el mercado askotan erabili gabe geratzen dira ezagutza faltagatik edo bere eraginkortasun ezagatik

zaintza emakumezkoen bizkar geratzea eragiten dute seme alaben zaintzan

eta emakumezkoen zaintza rola sustatzen dute hutsalak dira

neurri giza eta hau ez da guk esana familiaren diagnostiko horretan eta plan berrian agertzen diren afirmazioak dira

jaurlaritzak antolatutako jardunaldietan ere kontziliazio eta gurasotasun prestazio eta laguntzen inguruko hausnarketa sakona gomendatzen zuten adituek eta hausnarketa sakon horren beharra eta prestazio eta laguntza horien birmoldaketa egin beharreko zerbait zela aipatzen da

hau guztia aspalditik da ezaguna diagnostikoa argia da eta esango nuke ia ia ez dela eztabaidagarria

euskal familien ituna iragartzearen batera gaiaren inguruan sortu zitzaizkigun zalantzen aurrean

eztabaida sustatu genuen eta ildo horretatik ireki zitezkeen garai berriak aprobetxatuz luzarotik datozkigun adabaki horiek zuzentzeko proposamen zehatzak

konkretuki zaintza kulturaren aldaketa eta erantzunkidetasuna eta genero berdina sustatzeko neurri sorta bat aurkeztu zuen euskal herria bildu taldeak eta besteak beste

lau urteko plan bat egin zezala kontziliazio eta erantzunkidetasun politikak zehazte aldera eskatzen genuen lan hori mugimendu feministarekin elkarlanean diseinatzea eta nolabait orden bat jartzea

bideratutako prestazio eta laguntza sorta horretan eta

unibertsaltasuna prestazio eta laguntza horien titulartasuna zenbateko eta ordaintzeko modua

memoria ekonomikoa txertatzea eta adostu genuen zuekin

zuekin eta gobernukideekin eta gero plenoan eajk alderdi sozialistak eta elkarrekin podemosek eta euskal herria bilduren aldeko bozkekin atera zen eta hemen zuzendu beharra daukat zeren alderdi popularra abstentziora jo zuen alderdi popularrak baino edozein kasutan

aurrera egin zuen hori horrela izanik plan berezitu hori egiteko asmorik ez zuen jaso laugarren familia planak are gehiago jaurlaritzak bi mila hemeretzirako aurkeztutako aurrekontu proiektuak erakutsi zuen familia eta haurrak babesteko euskal itunean planteatutako paradigma aldaketa hori ez zela ematen kontziliazio

izan ere kontziliazio prestazio eta laguntzak ildo berdinean jarraitzen zuten proposamen horretan eta aldaketa batzuk bai jasotzen ziren baina

ez identifikatu ziren adabaki horiek zuzentzera doazenak eta ez desde luego paradigma aldaketa horrek eskatzen duen sakoneko hausnarketa horretatik abiatuta

ez zaintzaren antolaketa aldatu eta oreka berriak ezartzearen eta horren adierazle aurrekontuen genero ikuspegia nola txertatzen den aztertzeko egiten den txostenak berak egiten zuen ohartarazten kezkagarria eta hori gutxi balitz gehiago hamasei

kontziliazio politiketan aipagarria zen neurri bakarrenetakoa

nekez egongo dela prest bi mila hemeretziko udazkena baino lehen

milioi partida hori eta esango nuke paradigma aldaketa baten aurrean baino

kontuak atera dituzuen zenbat aldiz iragarri du artolazabal sailburuak eta erkoreka jaunak zenbat aldiz iragarri dute zenbat aldiz aurreko monografikoa eman zenetik zenbat aldiz eta zenbat aldiz forma desberdinetan atera zuek kontua egoera honetan kontziliazio politiken inguruko hausnarketa sakon hori adituek adituek eta

proposatzen duten hausnarketa sakon hori egitea inoiz baino beharrezkoagoa dela iruditzen zaigu guri

ikusten dugulako batez ere urtebete beranduago ezer gutxi daukagula edo duzuela behintzat hitzetik edo asmoetatik

dekretu baten aldaketa bat ez diogu guk inolako garrantzirik kenduko horri ez dakit zenbat aldiz iragarri den neurri bat positiboa izan daitekeena eta norabide egokian egon daitekeena baina oraindik noiz eta nola gauzatuko den ikusteko gaudena birmoldaketarako borondateak

promesak zehaztapen falta asko iragarpen asko iragarpen asko txanpiñoi boloan eta guk behar duguna da plan integral bat plan konektatu bat

ipar sozial berri bat markatuko duena eta egungo erabakiak soluzionatuko dituena

horrelakorik ezer eman eta zantzurik ere ez da antzematen

hona gauzak aldatu dira herri honetan herri itun bat sustatu zuen gobernu honek eta honek horrekin

bete gabe zituen konpromiso batzuetaz aparte bere gain beste konpromiso berri batzuk hartu zituen

urtebete pasatxo da fokuak nolabait piztu ziren garai horretan eta demografiaren inguruan asko hitz egin genuen titular asko eman ziren garai horretan demografiaren inguruan eta nolabait esango nuke adostu genuela herri honek aurrera begira dituen erronken artean demografiaren ingurukoak aipatzen direnak eta aipatzen ez diren asko bazirela

baina gero hori zertan gauzatu den itun horrek planteatzen zuen bide berri hori zertan

eta ez nuke hasi nahi hemen berriz garai horretako eszenografiak edo bidalitako mezuen inguruko eztabaidan

eta gainera hemen nire asmoa da adostasunetan sakontzen jarraitu ahal izatea eta ez desadostasunen bidean baina kontua da lehengo urteko urtarriletik herri honetan familia eta haurtzaroaren aldeko euskal itun bat sinatua dagoela

eta horren fruituak inondik inora ez direla ikusten

guk gaiaren garrantziaz ohartuta eta batez ere ikuspegi estrategikoaz ohartuta

gobernuak sustatu ez zuen eztabaida guk ekarri genuen legebiltzar honetara eta gainera talde guztiek adostu zenuten edo onartu zenuten gaiaren

artolazabal sailburuak berak monografiko horretan onartu zuen hemen adosten ziren gauzak inportanteak izango zirela nolabait aurrera begira markatzen ziren lan ildo horiek sendotzeko eta

eta egin genuen saiakera zintzo bat egin genuen saiakera proposamen zehatzak ekarri genituen

bide berriak irekitzeko eta desadostasunen gainetik adostasunak bilatzeko saiakeraz hitz egin genuen elkar errekonozitu genuen gainera saiakera hori zintzoa egin zela eta elkarlan txukuna egin genuen

zertarako balio izan zuen zuekin akordio horiek lortzea gero

betetzen ez badituzue zuen ustez herri akordioek ez dute lankidetza eskatzen nola ulertzen duzue zuek urrutia jauna

nola ulertzen duzue zuek lankidetza adostasunetara iritsi eta gero
era unilateral batean amaitzen joan mesedez zuek erabaki duzue bai barkatu baino eske kriston zurrunbiloa egon da eta

zuek erabaki duzue beste gauzak beste era batera egitea eta nik onartuko dizut urrutia jauna behintzat argia izan zarela ezta hor ez garela elkar mareatu eta argia izan zarela eta esan duzuela ez duzuela asmorik

adostutakoa betetzeko eta gutxienez

asmo hori agertu duzue baina azalpenik ez dugu izan guk zuekin akordio konkretu bat lortu genuen

akordio hori ez betetzeko zein da pintza pintza da gaurkoan arrazoia edo zer da planteatzen dugun hau zailegia dela egiten

fondoan planteatzen denarekin ados zaudetela baina beste era batean egitea proposatzen duzuela zein da aitzakia zeren hau guk zuekin adostu genuen eta gobernukideekin adostu genuen eta esango nuke zintzotasun hori eta argitasun hori errekonozitzeaz aparte akordioetara iristen garenean

eskatzeko moduan bagaudela eta nik gaur hemen jakin nahiko nuke zein den benetako arrazoia hemen adostutako hori eta zuek zuen aldeko bozka izandako hori ez betetzeko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldea elkarrekin podemos arana anderea zurea da hitza

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arana

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi ba beno jarraitzen dugu

hitz egiten legebiltzarrean segur aski ez da izango azken aldia eta ez da

izan esan behar dugu nola talde honek hainbat

hau legebiltzarrera eztabaidatzeko hain zuzen ere lau interpelazio

diogu sailburuari eta mozioak ere aurkeztu ditugu

bilkura honetan eztabaidatzeko eta beste hainbat ekimen

eta askotan ere beste alderdiek aurkeztutako ekimenak

berezi batengatik gobernu honek argi dagoela eta hau oso argi esan dezakegu hiru urte pasa ondoren betebeharrak ez dituelako bete argiago esango nuke gobernu honek familia politikan bere konpromisoak

betetzen eta familia politikaren barruan azpimarratuko genuke

politikak hemen gaur daukagu bilduren proposamen bat eta hemen aipatu den bezala eskatzen dena da pleno monografiko horretan aprobatu zen proposamen zehatz bat betetzea gobernu honek proposamen zehatz hori momentu honetan edo orain arte ez duelako

andreak azaldu duen bezala momentu honetan gure abstentzioa eman genion proposamenari

eman genion abstentzioa pentsatzen genuelako hobe zela

plan hori bideratzeko guretzat hobe zen

arteko itun bat izatea edo kolaborazioa eudeleko

lehendakari jauna sailburu andrea legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi

bi gurasoek zeregin produktibo edo lanekoetan eta erreproduktibo edo zaintzakoetan hein berean parte hartzen duten familia eredu baten bitartez eta guzti horrek epe labur ertaineko helburu bezala

balioa eman eta zabaltzea dagoeneko sortzen hasiak diren praktikei kontziliazio erantzunkidearen formula berriak esperimentatuko dituzten proiektu pilotuen abiarazpena babestea

halaber epe luzeagorako helburuak kontziliazio neurriak euskal enpresa gehienetara hedatzea da tamainak tamaina eta sektoreak sektore eta aldi berean

eta zaintza zereginen birbanaketa ekitatibo baterantz zuzendutako gizartea oinarri hartuta

nabarmenki aurrera egitea eta bai kontziente gara ez dela beti emaitzarik lortu gai honetan egindako politiketan kontziente garen moduan batez ere familia itunarekin bat paradigma aldatu zenez geroztik politika hauen ezarpenak

sarritan politikagintzan izaten edo maneiatzen ditugunak baino denbora gehiago behar dutela beti ere eragile ezberdinen akordio zabal baten eskutik familien akordioarekin eta gerora baita hura garatzen hasi ta legebiltzar honek iazko monografikoan egin zituen ekarpenak jasotako laugarren familia planagaz gerta bezala

estrategia eta ekintza plana euskadin soldata arrakala murrizteko eta hurrengoko hilabeteetan etorriko den pertsona zaintzaileen estrategia iruditzen zaigu nahikoa tresna

aurre egiteko gobernua ari da ekimenak aurrera eramaten etxe honetan izandako bilkura monografikoaren ondoren bi plangintza aurkeztu ditu eta aurki etorriko da

laugarren familia plan horrek legebiltzar honek monografiko hartan onetsitako laurogeita hamairu ebazpenetatik hirurogeita hamairu jaso ditu

sei zehatzegiak edo generikoegiak izateagatik utzi ziren sartu gabe inola ere

laugarren erakundeen arteko familia planean eta hona iritsita nik jaurlaritzak aurkeztu zigun laugarren familia planari eman nahi nioke bere balioa

bideratutako prestazio eta laguntza sorta jasotzen duena eta besteak beste familia aniztasun tratu berdintasun eta bazterketa ezaren aitorpen eta babesa erantzukidetasuna genero berdintasuna eta kontziliazio neurrien aldeko apustua edo unibertsaltasun progresiboaren jarduera printzipioak dituena gida lerro bezala eta dena bere sostengu ekonomikoarekin plan horrek finantzazio garrantzitsu bat dauka

horrela familia arloan eusko jaurlaritzako aurrekontuetan bi mila hemezortzi bi mila hogeita bi eperako dagoen inbertsio aurrekontua mila zazpiehun eta hirurogeita hiru koma zazpi milioitakoa da

kudeatuak daude eta guzti horretatik berrehun eta laurogeita sei milioi kontziliazioa ahalbidetzera zuzenduko dira dicho

bertan eusko jaurlaritzari eskatzen genion alde batetik familiak laguntzeko laugarren planeko bigarren ardatzean jasotako neurriak garatu ditzala bereziki kontziliazio erantzunkidea hobetzen lagunduko dutenak

eta gurasotasun positibo eta atxikimendu seguruaren sustapenera zuzenduriko neurriekin eta bestetik galdetzen genion soldata arrakalaren aurkako estrategian aurreikusitako neurriak garatu zitzala eta horrela zaintza zereginen banaketa ekitatiboagoaren alde egin zezala

bukatuko dut sailburu andreak laugarren erakunde arteko familia plana aurkeztu zuenean nire lehenengo hitzartzea bukatu nuen bezala behin rené descartesen pentsamendu bat irakurri nuen esaten zuen aurrera egiteko bi modu zeudela bat inor baino azkarrago joatea eta bestea bide ona hartzea ez dakit abiadurarik onenean joan garen baina gu erabat ziur gaude bide hartuta gaudela eta bide horri jarraitu behar zaiola beti akordio zabalen eskutik hemen azken finean gizarte osoaren
erronka garrantzitsuenetariko bat daukagulako jokoan eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna
erantzunen txandan eh bilduren ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza

eskerrik asko berriz ere urrutia jaunak esaten zuen bi modu daudela aurrera egiteko bat

eta orain zuek aukeratu duzuela bide errazena eta azkarrena era unilateral batean jorratzea hori da hemen kontua

argi dago bai esandakoa egin eta lankidetza horretan perfilez ez jartzeko eskatu eta perfilez ez jarri eta lankidetzan aritu ginen

urrats berriak irekitzeko bai akordioa lortu genuen bai akordioa lortu genuen adostu genuen jarraitu beharreko bide egokia

zuek bete duzue esandakoa ez ez duzue bete esandakoa zuen hitza jan duzue eta gainera

ez dela egokia zuek adostutako hori ez dela egokia hori da serioa hori da lankidetzarako bideak irekitzea

hainbestetan aipatu duzuen akordatutako bide hori eta

ze kontsentsuak sortzen dira sortuak dira bai kontziliazio neurrien inguruan horretan urrutia jauna ados nago eta nik ere hemen esan dut

ditugun adabakien inguruan eta egin beharreko hausnarketen inguruan

hausnarketa horiek jarraitu beharreko bidearen inguruan ere beraz seriotasun pixka bat hemendik

bi kontu daudela batetik zuek legealdi honetarako eta gobernu akordioetan konpromiso oso konkretuek zenituztela demografiaren inguruan emantzipazioaren inguruan eta familia laguntzaren inguruan eta ez dituzue bete eta bestetik

hainbeste nolabait onartuta errekonozitutako elkar lanerako eta lankidetzarako bide horretan adostutakoak ere

eta da gobernuarekin edo gobernua sostengatzen duten taldeekin

herri honetan demografiaren inguruan kokatzen direla herri erronka asko eta horiek jorratzea

gu prest gaude herri akordioetarako bide horiek irekitzeko herri honen etorkizuna beste baldintzak batzuetan marrazteko aukera emango duten gaietan aurrera egiteko eta argi dago demografiaren ingurukoak ba kontatzen diren horiek eta kontatzen ez diren guzti horiek badiela horietako batzuk eta lan egiten dugu exijenteak gara

eta gainera hau hauteskundetatik kanpo gaur ekarri dugu espresuki horregatik adostasunerako bide hori ireki ahal izateko eta bestelako aitzakiari ez zehatzeko

egin behar genuena esan dugu esan genuen ez ginela perfilez jarriko

lankidetzarako bidea jorratuko genuela eta hori egin dugu zertarako prest zaudete zuek

bueltan eta horiek ikusteko daude oraindik

oraindik zuzendu eta bete zuen hitza eta bozkatu bozkatu adostutako hori betetzearen

alde eskerrik asko kortajarena anderea elkarrekin podemos

eta galdera izango litzateke zergatik beharrezkoa da beharrezkoa izan da legebiltzar honetan hainbat alditan eztabaidatzea gai honi buruz hiru urte hainbat ekimenak aurkezten

ditu eta ematen du jarraitu behar ditugula ekimenak aurkezten gobernu

seguiremos señor lehendakari eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea nik uste gauzak osotasunean kontatu behar direla hemen egia da kortajarena andreak esaten duen bezala ebazpen hori onartu zela hala da eta harrezkero zer gertatu da ba harrezkero gertatu da lehen esan dudana lehendabizi

familien plan bat ekarri zela laugarren familia plana baita soldata arrakalaren aurkako plana ere

bertan jasotzen direla ebazpen horretan

edo eskatzen diren ez dakit gauza asko lehen datu bat eman dut eta gainera datu bat sailburu andreak

laugarren familia plana aurkeztu zuenean eman zuena

mesedez isiltasuna beraz argiago ezin da esan

zilegitasun osoz legez besteko proposamen bat aurkeztu duzula bilatu duzulako hor zehatz mehatz han agertzen zen bezala bete ez den ebazpen bat baina ze ibilbide eman diozu

zuk hemen adostasunerako zera handiak egin ditugu ze ibilbide eman diozu

ez dago akordiorako biderik ez dago akordiorako biderik izan da hemen adostasun bat dagoelako bete ez dena

beti egoten da nahi baldin bada behintzat

eskatu laugarren familia plan horretan txertatzea ebazpen horrek zioena edo eskatzen zuena eta teorian familia plan honetan agertzen ez dela hori ere egin zitekeen baina ez da bide hori jorratu nahi izan esaten zenuen nola ulertzen dudan nik lankidetza

lehendabizi garbi hitz egin da eta hor aitortu duzu garbi hitz egin dudala eta bai garbi hitz egin da eta bigarrena akordiorako borondatea landuta eta horretarako gu beti eta ni bereziki egon naizenetan uste dut bete zabalik egon naizela

eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

atera ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka zortzi boto aldekoa sesenta y seis contra ez da

zuzenketa jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatutako osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra berdintasuna dagoenez berriro bozkatuko degu bozkatu dezakezue

osoko bilkurarako utziko dugu gai zerrandako bigarren puntua mozioa josé ramón

sozioekonomikoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda becerra jauna zurea da hitza

lehendakari sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi laurogeita bederatziko urtean hemen legebiltzar honetan bi erabaki historiko hartu ziren izan zen orain dela hogeita hamar urte

datorren urtarrilaren seian beteko da urtebetetzea erabaki historiko horiek izan ziren alde batetik herri bezala eta lege baten bidez legebiltzar honetan erabaki genuela babestea urdaibai bezalako naturgune baliotsu bat eta

eta hau bai historikoa erabaki genuen babestea ez bakarrik naturgunea baizik eta gizakiaren betiko jarduerak kultura historia eta tradizioak ere bai

esan behar dugu gaur hogeita hamar urte igaro ondoren momentua da momentu egokia da legebiltzar honen konpromisoa berresteko gaur

ingurumena babestea eta zaintzea beharrezkoa dela aberasgarria dela eta hori onartu behar dugu eta bestetik

etorkizuna baina etorkizun hori eraiki behar dugu oinarriak jarri behar ditugu etorkizun hori eraikitzeko eta horretarako

urdaibai bizirik dago baina bizirik nahi dugu etorkizunean ere bai eta horretarako garapen iraunkorra bultzatu behar dugu garapen iraunkor honen azpian egon behar dira jarduera batzuk adibidez nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa arrantza artisaua basogintza iraunkorra lehengaiak eraldatzeko industria

energia garbiak sustatu behar dira eta hondakinak birziklatu behar dira etorkizun hau eraiki ahal izateko eta zerbait

urdaibaiko biztanlegoari ez zaio inporta nork

erreserba baizik eta nola kudeatzen duen eta urdaibaiko biztanlegoak espero duena da instituzio guztien konpromisoa batetik garapen iraunkorra ahalbideratzeko eta finantzatzeko eta bestetik gune baliotsuak babesteko adibidez hirigintzan edo bai lehen sektorearen jarduerak antolaketan orain dela bi urte aho batez erabaki genuen behar genuela eta izan zen legealdi honetan legealdi honetan izan da eta orain esaten dugu orain eztabaidatzen dugu nola

hace treinta años eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburu anderea egun on akordioa daukagu eta ez naiz luze arituko klabe pare bat

urdaibaiko etorkizunak litekeenaren eta desiragarriaren artean

eta bertan orain dela hogei urtekoa da baina nik uste dut egunerokotasun osoa daukala

lehenengo ideia da eztabaida hau ematen denean beti sortzen direla lau alderdi jendea banatzen da lau alderdietan alde batetik kontzerbatzionistak daude nik kasu honetan elkarrekin podemos eta seguru aski ere eh bilduk batzuetan

ruralistak daude hau da baserriaren esparruan batez ere kezkatuta daudenak hirugarrenak

trenbideak egin nahi dituztenak eta laugarrenak izango lirateke ekonomizistak edo industriaren aldeko apustu

ni ez naiz lau taldeetan inon kokatuko nik uste dut beste gauza bat egin behar dugula eta bigarren konklusioa da

esandakoaren arabera eta da epe laburreko edo epe ertaineko

gertatzen da maiz ez dagoela inolako kontsentsurik en cambio epe luzeko argazkia ekartzen dugunean gaurkotasunera hor bai dagoela kontsentsua eta nik nahi dut estudioa inguru horretan

erronkak globalak dira aurretik aipatu direnak turismoa

hezkuntza garraio publikoak ingurugiroa horiek ez dira urdaibaiko erronkak horrek

erronkak dira eta bi modu daude hauei aurre egiteko lehenengoa da aurrerakoia

saiatu hona ekartzen saiatu testuinguru atsegin bat edukitzen horrek hemen ere ernaltzeko ba elikadura ekologikoa badago bogan ba igo gaitezen tren horretara agroturismoa badago bogan igo gaitezen tren horretara

eskerrik asko arruabarrena jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda damborenea jauna euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna eh bilduren ordezkaria otero jauna zurea da hitza

nik ere ze polita den urdaibai esaten hasi beharko dut eta eskerrak bere presentziagatik zain dezagun urdaibaiko kideei gaurkoan ere nik eskerrak emango dizkiot

ekimen honen atzean egotetik baino gehienbat legealdi hasieratik lantzen hasi ginen

babesaren inguruan dauden arazoak horri jarraipen bat eman

edozein moduz duda bat badut behintzat ze zuk esaten zenuen momentua dela ingurumen mundu eguna zela eta momentu egokia dela konpromisoa berresteko nik hor

niri iruditzen zait gaur konpromisoa berresteko noski beti

ahalik eta hobekien garatzea eta ahalik eta hobekien kontserbatzea

emateko unea ere iritsi dela ze kontu hau legebiltzar honetan zuk esan duzun bezala eta legealdi honetan ere kontu

garapen sozioekonomikorako programa parte hartze handi batekin

urtean onartu zen egia da sei urte beranduago onartu legeak esaten zuena baino legeak laurogeita bederatzian esaten zuen bi urteko epean padas onartu behar zela

beranduago aurrera atera zen padas eta nik uste dut

denaren pistarik nagusienetako bat etorri zela

ebaluazio horretan oso argi ikusten zen zerbaitek ez zuela funtzionatzen hor

lan ildo desberdin zeuden eta horietatik exekutatuak bukatutakoak egindakoak

ehuneko hamalaua zen hiru bakarrik eta garapen proposamenetatik laurogeita hemezortzi baldin bazeuden hasierako padasean

plan horren bilakaera ez zen inondik inora egokia

azterketa egin zenean baina kualitatiboki ere eta hor esaten zen arazorik

izan zela instituzioen arteko koordinazio falta bat egon zela bultzada bateratu bat ez zela egon guk bere garaian esan genuen eta hor

eta da bizkaiko diputazioak ez zuela bere garaian ondo onartu

garapen hori patronatuaren eskuetan eta jaurlaritzaren eskuetan egotea eta benetako bultzada seriorik

dena den bi mila zazpiko ebaluazio horren ostean beste proposamen berri eman etorri zen ea benetan garapen ekonomiko hori etortzen zen

nik uste dut kontserbazio naturaren edo ingurumenaren kontserbazioaren inguruko ezjakintasun nahiko handia erakutsi duela nolabaiteko mespretxua eta hemen

espiritua ez dela ulertu edo ez dela ulertu nahi izan

da nolabait ere guztiok dakigulako ingurumen edo eremu bat babesten denean eta oso estuki babesten denena natura balioak eta

mantentzeko eta jarraitzeko horrek nolabait ere erabilpenetan eta muga batzuk jartzen dituela eta hori konpentsatzeko egiten dira garapen

beraz kontua berebiziko garrantzia hartzen du

dauden beste lekuetan egoten den edo egon izan den garapen mota

nolabait ere ez dela asmatu hogeita hamar hogeita hamabost urte hauetan ez dela asmatu nola

garapen ekonomikoarekin eta garapen sozialarekin eta datuak becerra jaunak jarri ditu mahaian gainean bilakaera dena

da nioen bezala bi mila bederatzigarrena urtean beste saiakera bat egin zen eta

garapen jasangarrirako estrategia bat onartu zen bi mila zortzi bi mila bederatziko urtarrilean bi mila hamabosterako epe mugarekin edo

estrategia hori bere osotasunean garatzeko bostehun eta hogeita hamairu milioi euro jarri behar zirela mahai gainean eta

handik aurrera gobernu aldaketa desberdinak egon dira baino desde luego argi dago diru hori mahai gainean inolako garapenik egiteko eta nik uste dut aurreko hilean zuk egin zenionean interpelazioa arantxa tapia andreari hor argi ikusi zen

edo garapen jasangarrirako estrategia horretan aurreikusten zenatik

zeren berak esaten zuen bere departamentutik zazpi milioi euro atera zirela guztiz hamasei milioi euro inbertitu zirela eta hori hamar urtetako epe muga batean

hori ez da egon eta horregatik dator arazo hori dena den dena den pixka bat bilakaera hori izan dela ikusita

ikusten da hemen proposamena konpromisoak berretsi ditzakegula nahi ditugun guztiak baina hemen epeak eta zenbakiak ez baditugu jartzen ez dugula ezer asko egiten eta nik uste dut konpromisoak jarri baino ba kontuak eskatzeko ordua iritsi dela

ekainean onartu genuen aho batez hemen proposamen bat eta hor bazegoen puntu bat garapen sozioekonomikorako planarentzako programarentzako

baina bi urte beranduago ez da egon hemen aurrerapenik inondik inora hau da bi mila zazpian ebaluazio bat egon baldin bazen

berritu eta prozesu parte hartzaile batekin ebaluazio bat egin eta berriro ere martxan jartzea bi urte beranduago non egon da prozesu

non dago ebaluazioa zein da konpromisoa galderatan

gobernuari egin dizkion galderatan eta arriolaren erantzunetan nik uste dut oso argi ikusten dela erantzuna da ez da egongo

zuen mandatuan agintaldi honetan zeren esaten du gehienez ere

urtearen amaieran hau da legealdia bukatu eta gero etorri daitekeela baina data horiek ez direla fidagarriak esaten du bere erantzunetan patronatuak hartu behar dituen erabaki batzuen araberakoak direlako beraz ez daukagu ebaluaziorik ez daukagu prozesu parte hartzailerik ez daukagu epe mugarik eta inongo prebisiorik beraz iruditzen zait oso ondo dagoela duela bi urte

esatea eta orain arte egindakoan jarraitzen dugula esan nahi dudana da momentua dela kontuak emateko jada gaur eta hemen bi kontu gerta daitezkeela

egon da eta horren inguruan nik uste dut erantzukizun bat izan beharko duzuela eta hori azaldu beharko zenuketela edo zuk diozun bezala interesa egonda baina orduan ezintasun bat egon da beraz ingurumen sail honek guztion artean aho batez onartutako konpromisoei bultzada eman ordez eta bi urte nik uste dut bi urte

hau da pazientzia izan dugula eta oposizio arduratsua egin dugula

saiatu ginelako akordio zabaletara iristen eta iritsi ginen baina bi urte beranduago ezin dugu

eta esan damborenea jaunak esan duen bezala qué bonito es urdaibai

gaur onartuko dena dagoeneko onartua zen beraz bi urteko

eskerrik asko otero jauna erantzunen txandara pasatuz becerra jauna zurea da hitza

eta nik uste dut otero jaunak ere badakiela gai honen azpian hainbat eta hainbat

igual alderdi sozialista ez dela oztopo gehienak jarri dituena

eta padasena onartuta zegoen bi urte pasa dira beste bi urte itxaron igual behar dugu baina partizipazioa edo parte hartzea beharrezkoa da eta horrexegatik guk baldintzatu nahi dugu mozio honekin

anderea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

bai agian otero jauna irakurketa azkar samarra egin diozu

grafikoki hartzen direnean baina batez ere padasaren ebaluazioa orain dela urte batzuk egin zelako eta

hartu diren neurriak bi partetan alde batetik daude erakundeen eskuetan ehuneko ehunean dauden neurriak hau da inbertsio publikoa ehuneko ehunean

inbertsio publiko pribatu bat denean hau da erakunde pribatuek pertsona pribatuek hor esku hartzea daukatenean eta nik

eskerrik asko arruabarrena jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euzko abertzaleak otero jauna zurea da hitza

no de tener compromisos eskerrik asko eskerrik asko otero jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos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

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena minbizia duten euskadiko paziente pediatrikoentzako

andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on berriro bueno quisiera comenzar esta

humanos necesarios azkenean posiblea izan da

eskerrak eman nahi diet alde batetik euzko jeltzaleari eta alderdi sozialistari gobernuan dauden alderdiak egin dituztelako ahaleginak

podemos elkarrekin podemos taldeari eta eh bildu taldeari zuzenketarik ez zutelako aurkeztu eta

hori horrekin ulertu nuen bat zentoztela aurkeztutako proposamenarekin eta eskertzen dut azkenean ere

seguraski eskatutako guztia gutxi irudituko zaigu horregatik zalantzarik egon ez dadin eta batez ere demagogiari lekurik ez uzteko

ez bakarrik minbiziaren aurrean baita gaixotasun horrek gaixoei sortzen dizkien egoeren aurrean ere halaxe dago jasota osasun planean

eskerrik asko eskerrik asko otalora

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

eskerrik asko uria jauna eh bildu taldearen ordezkaria blanco

guztioi gaur eztabaida gai dugun legez besteko proposamenaren gakoa

urtetik dator eta garai hartan aspanogi elkartearen ordezkariaren eskaerari erantzuteko asmoz talde honek talde sozialistarekin batera aurkeztu genuen ekimen bat egun berriro ere

beste elkarte eta talde parlamentario ezberdinak interes edo berberarekin agertu baikara gure aburuz horrek esan nahi du zorionez orain dela hiru urteko gutxieneko baten kezka

bihurtu dela minbiziaren inguruan eztabaidatzen dugunean oilo ipurdia jartzen zaigu bozeramaileei

eta normalean aho batez akordioak lortzen ditugu kontu honetan eskerrak eta hori gertatzen bada helduek jasaten duten minbiziarekin ba imajina ezazu zer

haurren minbiziaren egoerari buruz eztabaidatzea gure asmoa ez da ezkorrak izatea askotan esan dugu gaur egun tratamenduak

horrez gain oso profesional onak ditugu osasun sistema publikoan eta diagnosian prebentzioan asko aurreratu da minbizia sendatzen da ez beti zoritzarrez oraingoz paziente asko hiltzen dira urtero baina bizi itxaropena

luzeagoa da eta ziur gaude etorkizunean minbizia gaixotasun kronikoa izango dela ez dakigu noiz baina ziur gaude gaixotasun kronikoa

ez dira egokiak eta adostutako zenbakiak ez dira betetzen bai onkologoen kasuan bai erizainen kasuan ratioak gainditzen dira

arreta emateko momentuan beste aldetik bi unitatean dauden atsedenaldiko guneak ez dira edo ez ziren jada ez dakigu

ez dira behar bezalakoak batzuetan

konpartitzen dira bisiten eta umeen artean gurutzetako ospitalean inmunodeprimituen itxarongela esate baterako korridore dago zehazki igogailu baten aurrean kokapen horrek ez du inolako zentzurik eta lehenbailehen aldatu beharko litzateke

neurri bakarrekoak dira eta nerabe asko ez dira sartzen ez daude doluzko protokolorik adibide asko jarri ahalko genituzke minbizia duten paziente pediatrikoko unitatean ba asko hobetzeke

gogoratu behar dugu legebiltzar honetako osasun batzordeak berriro ere eskatu diola jaurlaritzari arreta psikologikoa ezartzea baina ez dakigu agindu hori

agian gobernuari sostengua ematen dioten taldeek erantzun dezakete eh bildu talde parlamentarioak bi unitate horiek bisitatzea eskatu zuen baita ere

zuen zuzenketarik aurkeztu uste dugulako jatorrizko proposamena

jasotzen dituela talde proposatzaileak aho batez onartuta dugun erdibideko bat landu du eta eskertzekoa da eta hasieran esan dugun bezala ba normalean minbiziaz eztabaidatzen dugunean adostasun lortzen delako eta gaia hauetan normalean dagoen adostasuna ona da interes politikoaren gainetik beste interes sozialak

profesionalak zaintzea zaintzaileak zaintzea eskatzen dizuegu arreta onena emateko egoera emozional eta pertsonal onean lan egiteko

gaur egun hemen talde guztiak adostu duguna ahalik eta lasterren betetzea eskatzen dizuegu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
anderea erantzunen txandara pasatuz norbaitek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

beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskaltelen egoera larriaren aurrean hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

kaixo eguerdi on lapurreta bat salatzera nator euskaltel

el actual lehendakari iñigo urkullu el presidente de kutxabank gregorio villalabeitia

ikertzen ari dira gauza hauek arazoa ez delako errentagarritasuna euskaltel bazelako enpresa errentagarria

eta dibidenduak baino beraiek nahi dutena da akzioen balioa igotzea eta horretarako

aplikatuko dituzte teknikarik erasokorrenak

estatu mailakoa horregatik lehen esaten nuen virgin spain teleko guztiak madrilen daude

bulego teknikoak madrilen egongo dira eta igual hemen gelditzen da gelditzen da ez badira estatutuak aldatzen gelditzen da egoitza soziala

baina bulegoak eta lana madrilen dago eta mentalidadea ere madrilen dago eta hemen datorkiguna da

lagundu izan da zuntz optikaren sarea saldu denean eta lagundu izan da akzio publikoak

burtsara ateratzerakoan operazio txalotu denean eta lagundu izan da

eta gai ez garenean izan akzio pakete duin bat mantentzeko enpresan hau guztia ekiditeko

batuko zirela kutxabanken akzioekin eta lortuko zutela fronte bat egitea baina txokoa ikusita ez dakit ez dakit kutxabank zer taldeetan dagoen nik ez dakit kutxabank zer taldeetan dagoen suposatzen nuen gure taldean zegoela zegonari eman zion kontrola edo behintzat onartu zuen eta dagoeneko

eta euskaltel ez da erauzkinen familiaren enpresa familiarra eske hemen batzuk pentsatzen dute propioak direla eta egin dezakete nahi dutena

banka fundazioena eta banka fundazioak dira denon dirutan sortutako kutxen ondorengoak beraz erantzukizun soziala ere hor dago hor dago

desinbertsioak minimoetara eramatea eta gauzatu behar badira legez horrela agintzen duelako

adosteko transmisio hori nola egin behar den euskal eskuetan gelditzeko

guk egin behar duguna da inbertsio sendo bat eta planifikatua eta antolatua berreskuratzeko euskaltelen kontrola euskal eskuetan gelditzeko eta lehen aipatu ditut jai herrikoiak frontoiak euskarak eta baita ere teknologia orain mundu mailan

besterik ez dago huaweiekin zer gertatu den estatu batuak eta txinaren arteko gudua hor sareen kontrola dago atzean sareen kontrola

egongo den mundu batean ezinbestekoa dela estrategikoa delako eta esparru horretan lan egin duen euskal enpresa nagusia kontrola galdu du eta bide batez esan dezagun ibermática bide beretik doala eta berehala gertatuko dela gauza bera bai

estrategikoa den sektore batean galtzen ari gara baliabideak eta horiek berreskuratu behar ditugu

nik gauzak benetan egiteko borondatea azaltzen denean hor egongo naiz eta gure taldea hor egongo da laguntzeko eta borondatea badago

hor egongo gara laguntzeko baina bien bitartean jarraituko dugu exijentziarik gordinenean

lehenengo fase batean estrategikoaren ehuneko hogeita bost hori euskal eskuetan berriro itzultzeko hau da ehuneko bosta erostea eta bigarren fase batean beste ehuneko hamara zegonak egin nahi duena behin betiko ekiditeko hori posible da

egin dezazuen egin dezazuen bestela euskaltel izango da lehenaldiko gauza bat eta etorkizunean edukiko dugu

langileak euskal gizarte osoa galduko badu zer edo zer

langileak azken urteotan asko galdu dute lan baldintzak asko okertu egin dira externalizazioak egin dira

egoera jasangaitza inork ez dakielako hurrengo egunean lana edukiko duen ala ez

elkartasunik beroena eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

hernandez jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

y también por su localización en euskadi nada más muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

arratsalde on guztioi harrituta nago berriro gai hau aztertzeagatik aurtengo otsailean

eztabaidatu genuen hori esanda bigarrenik

pozik nago azkenaldian eh bilduk behin eta berriro enpresei buruzko

baizik eta jaurlaritzak euskadiko enpresei eusteko berdin da zein ikuspegitik joaten baldin badira jasotako diru laguntzak itzultzeko

ezta ere akzioak erosteko arinkerian jokatu horiek burtsan irten ondoren beraz enpresa moderno batek are gehiago zerbitzu teknologikoak eskaintzen dituenean hazi beharra dauka lehiakorra izan nahi baldin badu eta horretarako

dakartenak eta ondorioz enpresak hainbat arrisku hartzen ditu deslokalizaziotik hasita eta zatitzera arte en el caso que aquí nos trae

beren jatorriarekiko atxikimendua adibidez euskaltel euskadiren alde lan egiten jarraitu nahi duen enpresa euskadin enplegua sortuz

oso garrantzitsua da enpresa estrategikoak euskadin finkatuta izatea eta horretan buru belarri dihardugu gure taldean eta jaurlaritzan hori bai konfunditu gabe enpresak errotzea eta herritarrei zerbitzu publikoa

eskerrik asko casanova jauna elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

nola bosgarrena aparte bale orduan bozkatu ditugu bat bi hiru lau puntuak bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hemezortzi boto aldekoa berrogeita bost contra hamaika abstentzio beraz ez da bosgarren puntua onartu jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz elkarrekin podemosen osoko zuzenketa eta azkenik euskal talde popularrak euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa